egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta aurretik esan bigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa eva lopez de arroyabe saez de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua trebiñu araban integratzeko pausoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda lopez de arroyabe anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eta mesedez

bai eskerrik asko tejeria andrea egun on eta ongi etorri trebiñutik etorritako zareten guztioi interpelazio baten ondorioz gaude gaur hemen

azken finean erabakitzeko eskubideari buruz interpelazio horretan argi eta garbi geratu zen hogeita bost urte beranduago eskubide hori bete gabe jarraitzen dela eta zertarako nahi dugu bermatu eskubide hori da galdera ba

gaurko helburua da trebiñuko herritarren bizi baldintzak hobetzea eta aldarrikapen historiko bat bultzatzea

erabakitzeko eskubidearen aldeko giza katea antolatuta zegoen euskal herrian eta helburu bakar batekin egon ginen errepideetan eskubideak bermatzeko asmoz

hor egon zineten orduan mesedez kontuan hartu eta kasu egin trebiñuko biztanleei eta zergatik ekartzen dugu berriro trebiñu ganbara honetara

bermatu daitezen orain arte egindako ekintzak ez dira nahikoak izan eta aurrerapausoak eman behar dira eta hori da gure lana ikuspegi desberdinak ditugula badakigu baina gaurkoan aukera bat ikusten dugu benetako emateko aukera paregabea daukagu aurretik aprobetxatzeko eta trebiñuko biztanleei benetako erantzunak eskaintzeko behingoz

mesedez isiltasuna aprobetxatuko dut ura edateko

horregatik inportantea bezain beharrezkoa da hemen sinatzen duguna gauzatzea irrikitan gaude trebiñu araban ikusteko eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

egun on guztioi eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio erantzuna eman diezaiela trebiñu barrendegiko herritarren asmo legitimoei horretarako

erakunde guztiekin lantalde bat sor dezala ebazpen proposamen bat egingo duena bere baitan jasoko duena gorte orokorretan onartzeko lege organiko bat

eskerrik asko ramírez escudero jauna

bai eskerrik asko berriro gure mozioa irakurriko dut argi eta garbi geratu dadin

euskal talde popularraren ordezkaria ezta ere euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar eta euzko abertzaleak ere ez beraz

botoetara jarriko dugu lopez de arroyabe saez de maturana anderearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra berrogeita sei abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialisten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hemezortzi contra hemeretzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkari den

eskerrik asko garcía anderea euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

romero anderea euzko abertzaleak betolaza anderea zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok gaur alderdi popularrak aurkeztutako legez besteko proposamena euskadiko museoen

azkeneko kontrolezko plenoaren interpelazioaren harira datorkiguna artziniegako museo etnografikoari buruz eta honek

egindako interpelazioa kultura sailburuari museoa artziniegako gazteen iniziatibari esker jaio zen udalak lagundu eta babestuta

dago kokatuta gerora artea elkartea sortu zuten eta urteetan hamarkada batzuk bete dira jadanik herriaren nortasuna eta euskal kultura

zaindu eta gordetzeko ekimena aurrera ateratzen dabiltza

memoria gordetzen dutela eta hau aldatzen doala eta guztiz beharrezkoa dugula bai pertsonak eta bai herriak memoria

eta aurten berriro bueltatu gara legebiltzarkide batzuk artziniegako museora bai bi mila hamabian

eta kolaborazioa eskatzen ziguten museoaren iraupena ziurtatzeko

gure erkidegoak egitura konplexua du erakunde maila bakoitzak bere eskuduntza eta ahalmenak dituelarik eta bakoitzak dagozkion

aritu behar du batzuetan ahalmena partekatuak dira eta behar beharrezkoa da ahaleginak ere partekatzea en relación a la

eskerrik asko betolaza anderea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

izango naizela eta zentzu horretan bakarrik lau elementu nahiko nituzke gaurko eztabaida honetan mahai gainean jarri batez ere

erdietsitako akordioari eta bai erdibideko horri

horren zergatian eta nik uste dut akordio zabala

izan dela esan nahi duelako guztiok partekatzen dugula araba bizkaia eta gipuzkoako museoen egoera ez dela onena eta hainbat neurri hartu behar ditugula eta martxan jarri behar ditugula hainbat neurri eta akordioak berak ere

borondate politikoa egon badagoela ganbera honetan eta beraz orain

jasotzen ditugunak horiek inplementatzea bigarren elementu bezala bai eta

museo etnografikoaren inguruan egindako bisitaren harira eta beti urtero eta bizi duen egoera dela eta baina uste dut hitz egin beharko genukeela gure herriaren zati honetan araba bizkaia eta gipuzkoan

balorean jarri beharrekoa eta are gehiago behin aztertuta aipatu den eta betolaza andereak aipatu duen informe estatistikoan museoak eta bildumek euskadiko museo eta bildumen

aztertuta zeren bertan jaso egiten da eta ondorioztatu dezakegu

museoen aholku batzordearen funtzionamenduari buruz barrio legebiltzarkideak egindako informazio eskaera baten ondorioz

akta desberdinak eta hauek irakurrita

azkenengo puntuan errebuelta eskaeretan hor jaso egiten da eta

jaso egiten dira hau da museo sarearen ezaugarri orokorrak azpiegituraren ezaugarriak eskaintzen dituzten zerbitzuak eta erabilgarri dagoen ekipamendua eta sarbidea informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea

hori da azterketa honek azterlan honek txosten honek jasotzen dituen elementuak

hortik haratago doala eta pixka bat herri honetan edo gure herriaren zati honetan egin beharreko museoen inguruko eta hauen funtzioen inguruko hausnarketa hori jaso beharko lukeela eta norabide berri batean jarri gure

eskerrik asko estarrona jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularrak ez du

eskerrik asko barrio jauna beste norbaitek hitza hartu nahi du beste norbaitek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

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planari buruz eztabaida eta behin betiko

defendatzeko eta isiltasuna denok mesedez

bi gai hauetan uste dugu lehen esaten nuen moduan gobernuaren jarrera ez dela egokia izan eta gaur hemen aurrera aterako den proposamenaren bidez uste dugu ekarpen bat egingo dugula norabidea zuzentzeko eta

hori zuzentzeko eta benetan ekarpen eraikitzailea egiteko sektoreari lurralde arloko plana edo lurralde plan sektorialaren gaia ez da berria mesedez isildu zaitezte gai hau ez da berria inflexio puntu bat eduki zuen bi mila bosteko espainiako auzitegi gorenak epai bat eman zuenean lurralde arloko plan honen hainbat artikulu bertan behera uzten momentu horretan epaitegi gorenak egin zuenak suposatzen zuen erkidego honek sektore hau arautzeko zeukaten

bertan behera gelditzen zela eta beraz ate bat irekita gelditzen zela edozein modutan eta edozein mugarik gabe merkatal gune berri handiak ezartzeko ondo aztertu behar da epaia gorenak esaten zuena duelako baztertzen inolaz ere araudiak ezin duela egin edo murrizketak ezin direla egin esaten duena da lurralde arloko planaren irizpideak

europar legediak agintzen duenarekin supremoak oso argi esaten digu lurralde plan sektoriala bertan behera uzteko arrazoiak zeintzuk diren

erabili eta baita ere esaten digu zein den bide orria berreraikitzeko lurralde arloko plan berri bat

justizia tribunalak ere esan du hainbat epaietan

handiak arautzea eta murriztea baldin eta interes orokorreko arrazoi horiek erabiltzen badira hori da gaur hain zuzen ere eskatzen duguna eskatzen dugu plan berria egitea badakigu dagoeneko

jartzea eta epea izatea legeak baimentzen duen laburrena badakigu

prozedurak luzeak eta konplexuak direla badakigu epe batzuk eta prozedura bat errespetatu egin behar dela

zein da egutegia eta egutegi hori finkatzerakoan epe posiblerik laburrenak erabiltzea nahi dugu ere hasieratik argipenak

gelditzen ez dela plan horren helburua izan behar duela sektore osoak aldarrikatzen duena hain zuzen ere bi mila lauean indarrean zeuden murrizketak berriro

eta nahi dugu oso gauza inportante bat bien bitartean eta plana aprobatzen ez den bitartean moratoria bat ezartzea merkatal gune handiak ezartzeko baimenik ez emateko esaten genuen bere garaian inportantea zela eta

merkatal gune handiak era indiskrimatu batean irekitzen zen atea ixtea hortik kolatu

hainbat proiektu orain denborak zoritxarrez arrazoia eman digu erakutsiko dut soilik gipuzkoan momentu honetan aurreikusita inplantazio berriak puntu beltzak dira dagoeneko existitzen diren merkatal gune handiak gorriz daudenak eta berriro esaten dut hau da soilik gipuzkoaren egoera eskaera berriak lizentzia eskaera berriak eta

daudenak edo daudenak anpliatzeko dauden eskaerak hau ezin dugu onartu bikoiztu nahi dute merkatal gune handien azalera

mendebaldean eta dauzkagu tresnak hau ekiditeko eta tresna da moratoria izan daiteke bikoitza alde batetik moratoria juridikoa plan urbanistikoak tramitatzen diren bitartean legala delako moratoriak ezartzea eta beste aldetik moratoria politikoa nahi dugu

indarrean ez egoteak ahalbidetzen du hau posible izatea baina toki hauetan guztietan edo gehienetan behintzat badago ere beste erabaki politiko bat

hauetan alderdi batzuek hain zuzen ere gobernu hau sostengatzen duten alderdi berberak alderdi sozialistak eta partido nacionalista vasco urratsak ematen ari direlako

hau posibilitatzeko orduan behar dira bi faktore alde batetik

eta beste aldetik tokiko arauak aldatzea hau posible egiteko eta bi bide horiek moztu egin behar ditugu moratoria juridikoa ezarri behar dugu eta beste aldetik uste dugu

nahi baditugu aniztasuna nahi badugu eskaintza komertziala uniformizazioa ekiditeko herri guztiak klonikoak eta berdinak ez izateko

irudi berberekin kalitatezko enplegua sortzen delako merkataritza txikian

gertutasuneko ekonomia sustatzen duelako hornitzaileen eta produktoreen arteko lotura areagotzen duelako ekonomiaren

laburragoak ahalbidetzen duelako eta baita ere segurtasuna ematen duelako hirietan kaleak biziak jendez betetako kaleak seguruagoak direlako gauez eskaparateak piztuta baldin badaude gaueko hamabiak arte segurtasuna kaleetan

seguritate berbera arrazoi asko daude defendatzeko merkataritzari txikia orain mahai gainean daukagun meatsuaren aurrean

betetzen bada legez besteko proposamen honetan eskatzen dena aurrera pausu bat emango dugula merkataritza txikiaren alde

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos zabala anderea zurea da hitza

lehendakaria legebiltzarkideok egun on guztioi gaur osoko bilkura honetan jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko

muga hau da saltoki handiek gehienez

gaia bideratzeko beste lurralde plan sektorial bat egingo zuela agindu zuen gobernuak baina behin eta berriro atzeratu da bitartean

eta ugaritu egin dira merkataritza guneak eraiki edo handitzeko eskaerak

ordezkariak bereziki kezkatuta daude gipuzkoan gertatzen ari denarekin

usurbilen urbil zabaltzeko egitasmoa dago

zaldunborda proiektua denak baimenduta

gehiago izango lituzkete saltoki handiek orain ehun eta laurogei mila metroko koadro daude eraikia datu hutsak

eta gainera eaj eta psek kalifikazio aldaketak azkartzen ari direla esaten digute dendariek

necesidad y proporcionalidad auzitegi gorenak adierazi zuen ez zela posible saltoki handiak mugatzea txikien mesederako hala ere epaiak zehaztu zuen interes orokorrean oinarritutako mugak izan daitezkeela legezkoak hala nola ingurumenari

aurkeztuko dugu legea aldatzeko proposamen hori argudio juridiko sendoak biltzen dituen egitasmoak helburu zehatz bat du hau da bi mila laugarrena urtean lurralde plan sektorialean adostasuna lortzea berriz beharrezkoak diren mugak jartzea eta noski betiere europako zein estatuaren legedia urratu gabe

aldaketa eztabaidatzeko prozesuak hilabete batzuk iraun dezake noski hori jakinda egiten den bitartean lizentzia berrientzako baimenak eteteko eskatu digute merkatari txikien ordezkariek jakin

eusko jaurlaritzak lurralde plan sektorial berrirako lehen gidalerro batzuk argitaratu zituela joan den urtarrilean horietan

borondatea adierazi zuen baina atea ireki zion eraikita dauden merkataritza guneak handitzeko aukerari

behin eta berriro ateratzeak susmo txarrak

saltoki handien mesederako egituratutako den beldur dira eta seinaleak ikusita guk

eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea euskal talde popularra lópez de

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on eguerdi on dagoeneko guztioi eta baita ere gure partetik gure agurrak merkataritza sektoreko ordezkariak hemen ditugun ordezkariei

bueno nik uste lópez de ocariz andreak esan du eta ondo esan du

gaur berretsi egin nahi dudan idei bat da guk betidanik balio bat eta balio handi bat eman diogu saltoki

eta hori nik uste dut aho batez ganbara honek behin baino gehiagotan esan du aipatu du eta azpimarratu du azken batean

ekonomikoarengatik enpleguan duen eraginarengatik baina baita ere gure herrien kohesio sozialerako dinamizaziorako elementu gisa bere ekarpena egiten duelako inongo zalantzarik gabe gu baita ere

esaten baldin badugu edo aipatzen baldin badugu saltoki handi eta txikien artean oreka puntu bat aurkitu behar dela kontutan izanda gaur egun batez ere bezeroek kontsumitzaileek zer nolako erosteko era berriak hartu dituzte beraien gain eta egia da saltoki handiak bere eragin bat izan dezaketela saltoki txikietan eta hiri saltokietan baina badaude beste faktore batzuk eta

era egokian aipatu dituela saltoki txikien etorkizunean zerikusi handia dutenak

esate baterako kontsumitzaileek beraien errenta eta erosteko ahalmena

ikusi dute eta horrek eragin zuzena izan du saltokietan eta saltoki txikietan bereziki baita ere gaur egun nahiz eta hori

planifikazio on bat eta batez ere jantzi oinetakook eta

oinetakoen osagarriak saltzen dituztenentzat planifikazio egoki bat behartuta sentitzen dira baina beste faktore estrukturalagoak

eraldaketa edo iraultza digitala lópez de ocariz andreak esan duen bezala internet eta azken batean kontsumitzaileen eta erosleen erosteko era berriak gaur egun badira denda batzuk interneten eskutik

eta urteko hirurehun eta hirurogeita bost egunetan eta horren aurrean noski saltoki txikiek dendek

egin behar dira egokitzapen prozesu bat etengabekoari aurre egin behar diote kalitatea berezitasuna

edo asetu nahian corcuera andreak aipatu duen bezala guk erdibideko proposamen bat eskaini genuen eta proposamen horretan ikusi dezakegu lehendabiziko puntua

podemos eta partidu popularraren partetik hartu egin dela puntu horretan esaten genuen

erabat ados gaudela helburu bezala eta hori jada gauza inportante bat da no voy a insistir en los demás puntos que

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos zabala anderea zurea da hitza

lehenik eta behin inmobilismoari buruz hitz egin diguzue ez garela zuengana zuzendu eajkoengana eta egia da aitortu behar dizuet pentsatzen genuelako

sinatuko horregatik ez ginen zuengana zuzendu hala eta guztiz ere hausnarketa bat helarazi nahi dizuet eta hausnarketa hau helarazi digute beraiek eta esan digute dendariek sinetsita

kritikoak izateagatik eraso egin dietela salatu dute argia dela asoziazionismoari kalte egiteko asmoa dagoela eta uste dute sektorea kontrolatzea dela helburu nagusia besteak beste

laguntza ildo batzuk kudeatzetik kanpo utziz bestelako eragile batzuekin lehia zuzenean jarriz edo merkataritza bulego teknikoen kudeaketa

molestatu egiten ditugu esaten dute beraiek hori da behintzat beraien ikuspuntua zerbait egin beharko

ponentzian sarritan aipatzen da elkarrizketaren garrantzia eta

ponentziara etorri diren ia ia gehienek aipatu digute hori los diálogos improbables

hay que sentarse hablar bada garaia ni lehena hasiko naiz bestearen iritzia entzutea

eta eragileen papera aldarrikatzea edo ezberdinen artean sareak sortzea eta merkataritza arlo honetan zergatik ez

elkarrizketa beti izango da bidea eta ez inposaketa

zabala anderea euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea

eskerrik asko lópez de ocariz andrea isiltasuna mesedez euskal sozialistak

eskerrik asko uribe etxebarria jauna zurea da hitza

casanova jauna zuk zenion legez besteko proposamen bat ez zela

planteamendu politiko bat dela eta hori horretan arrazoia duzu baina segidan esan duzun nahiz eta juridikoki loteslea ez izan

hemen esandakoa eta ezin du hori bete luzamendua edo moratoria delako hori

beste gauza bat da deialdi bat egitea esanez interes orokorreko

kontutan hartu behar ditugula erakunde guztiak halako erabakiak hartzerako orduan baina kontraesan batetan hor nik uste sartu zarela eta

gero merkataritzaren legearen

guk uste dugu eta lehen esan dugu aldatu egin behar dela baina atzeman dut

hemen esan duzula guk esaten ari garena lehenik eta behin delako hori aldatu egin behar da eta jarraian legearen hamairu artikulua

juridiko eta sostengu juridiko bat behar duelako eta horretan ados gaude beraz

beharbada jarriko du azterketa juridiko bat egin eta gero elkarrizketa bueno erabat ados zabala anderea elkarrizketa

ni neuk pertsonalki merkataritza sektoreko ordezkariarekin

hamar urte baino gehiago daramatzagu hitz egiten zehazki hemen dauden ordezkariekin

asko eztabaidatu dugu eta eztabaidatzen jarraituko dugu eta nik orain azken egunotan edo hamabost egunotan

ez du tribuna honetatik egingo baina aukera baldin badugu hitz egiteko nik esango diet zein den nire ikuspegia

gobernu honek eta departamentu honek elkarrizketaren aldeko jarrera politikoa duela zeren eta

direla eta hori ez da beraiei sektoreari bizkarra emanda hartutako erabaki bat izan baizik eta esplikatu zaie esan zaie zergatik zeintzuk diren arrazoiak gauza batzuk programa batzuk modernizatu egin behar dira eta abar eta abar begi bistan egon daiteke ez daudela konbentzituta baina nik uste dut elkarrizketaren alde gobernu honek eta sail honek egin duela egiten jarraituko duela eta beharbada hor

iritsi beharko gara jakinda gauzak aldatzen direla eta gauzak baita ere modernizatu egin behar direla hori bai nik uste

elkarteen kontrako estrategiarik ez dagoela eta ezin dela ezta ere inongo paranoiatan paranoia batetan erori behar hori uste dut inportantea dela lehen

abiapuntu bat izan daiteke onartzen baldin baduzue zuek zuen erdibideko testua

bozkatzea eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

euskal talde popularra eta elkarrekin podemosen zuzenketa eta eskatu da puntuz puntu arazorik ez bale nola da

hiru lau eta bost aparte bale orduan bozkatuko dugu eta sei hori bat eta bi orduan hasteko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

contra beraz onartuta geratu dira hiru lau bost eta sei puntuak

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena erretiro aurreratuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

este problema hernández jauna mesedez kamiseta hori ez dago onartuta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko presidente andrea beno gaur pentsioen inguruko eztabaida den

mahai gainean erretiro aurreratuena gaiak badu garrantzia jakina badaude lan asko non arrunta den erretiro aurreratua

ezaugarriengatik baina egia da ere beste arrazoi

aurreratua hartzen duten langileak daudela horrela nahi dutelako edo enpresen egoeraren ondorioz nolabait hartzera behartuak daudelako berriki legebiltzar honetan erretiro aurreratua hartu izan duten irakasleen egoeraren inguruko eztabaida ere izan dugu

eten egin zituen kalte ordainen inguruko eztabaida

izatez asko eta asko direlako baita enpresa pribatuan ere erretiro aurreratuei lotuta negoziatu izan diren kalte ordainak sistema publikoak indarrean duen atxikipenen sistema konpentsatzeko nolabait baina egia da ere

enpresa handiek erabili izan dituztela sistema hauek azken urteetan eta beraz langile asko soilik gizarte segurantzaren sistemaren menpe daudela erretiro aurreratua nahiko orokortua egon da gure inguruan eta badakigu

erakunde ezberdinek erretiro modu hau mugatu behar zuela sistemaren egonkortasuna mantentzeko baina badakigu ere

ez ditugula ikusi eta erretiro aurreratuan ere eskubideen murrizketak egon izan dira eta gaur gaurkoz indarrean daude legebiltzar honetan estatuko pentsio sistemak bizi duen egoeraren inguruan

gehiagotan hitz egin dugu eta argi oso argi geratu da talde bakoitzaren jarrera

benetan duintasuna ardatz duen sistema izateko eta sistemak berak behar duen aldaketa sakon horretan kokatzen dugu eh bildutik ere erretiro

que podían venir todavía tiempos peores egoera hau izanik dudarik gabe sistemak erreforma behar du guk euskal sistema propioa aldarrikatzen dugu

egoerak definitu eta zehaztu beharko ditugula baina bitartean indarrean dagoen sistema ahalik

izatearen alde gaude eta horregatik erretiro aurreratuen inguruan argi dugu urteetan lan egin izan dutenak urteetan kotizatu ondoren

eskubiderik galdu gabe eta horregatik ez genion zuzenketarik aurkeztu hernández jaunak aurkeztutako proposamenari uste genuelako

neurriak zirela uste genuelako nolabait

vuelta ematen ziola azken boladan jarritako neurriei eta horregatik beste

ez genuen zuzenketarik aurkeztu baita ere betikopez eta pentsioen inguruan eztabaidatu

guk batzuetan pentsatzen dugu hemen neurriak hartzeko bideak daudela hemen badugula aukera gauzak egiteko eta beti madrilera begiratzea ez dela

erdibidekoa aurkeztu dute azkenean zuzentzaileek eta proposatzaileek eta badakite nik

esan dut beti pentsionisten alde egingo dugula martxoaren bateko debate hartan horrela esan nuen

eskubideen alde beti egongo garela eta beraz alde egingo dugula horrekin bat egiten duen edozein proposamenarekin eta martxoaren batean ere

gauza kurioso batzuk dituela eta damborenea jaunak gauza batzuk mahai gainean jarri ditu baina ni ezin naiz isilik geratu

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

oposición irresponsable eskerrik asko damborenea jauna

berriz ere oraindik debatean gaude bai

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio